egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen bigarren puntua beste baterako utzi dela

frankismoaren biktimak aitortzeko eta dagokien erreparazio integrala emateko memoria historikoarena aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

aldeko txanda eta kontrakoa dagoenez aldeko txandan nork parte hartuko du arzuagaz gain jon beste norbait aldeko txandan ez beraz

kontrako txandan parte hartu behar du norbaitek eta alderdi popularrak

eztabaida edukiko dugu gai honen inguruan ezaguna da eh bilduren lan lerroa

kategorizaziorik gabe bazterkeriarik gabe eta biktima guztiei eskubide horiek egikaritzeko bide berdinak eta bide eraginkorrak eskainiz gure hauteskunde programan jaso genuen memoria eta biktimen atalean lehenengo neurri bat bezala memoria historikorako lege bat aurkeztea memoria historikorako lege bat onestea eta konpromiso horrekin aurkeztu

lege proposamen honen bidetik testu hau prestatzen ari ginen aspalditik

testu bat ez da gauetik goizera egiten bide luzea izan da talde memorialistekin harremanetan legelariekin akademikoekin historialariekin egindako lana izan da lehenengo

aurkeztu zuen beste iniziatiba bat frankismoaren biktiman errekonozitu eta erreparatzeko auzitegi frankistek egindako sententzien

guk pentsatzen genuen memoria historikorako lege integral bat behar genuela agian proiektu anbiziozoagoa egin behar genuela pentsatzen genuen

ados agertu ginen elkarrekin podemosek ekarri zuen iniziatiba horrekin eta hala defenditu genuen gainera atril honetatik guztiok dakigunez ekimen hura bertan behera geratu zen eaj eta ppren kontrako boskaz eta pseren

ostean eajk matizatu zuen bere jarrera bere posizioa esanez estetikaz besterik ez bazen aldeko jarrera agertu behar

posizio hori agertuta ñabardura hori eginda pentsatzen genuen testuinguru egokia izan zitekeela halako iniziatiba bat aurkezteko ekimena berrartzeko eta lege proposamen hau aurkezteko

memoria historikoaren aldeko politika publikoak eta martxan dauden ekimenak aintzat hartzen duen ekimena eta eskubide gehiagorekin jantzi egiten duen

batekin oso azkar aztertzeagatik proposatzen dugun testua proposamen honek aintzat hartzen ditu biktimak babesteko nazioarteko legedia eta gomendioak jasotzen du baita ere estatu mailan biktimen inguruko legedia eta baita ere memoria historikoaren inguruko

memoria historikoaren inguruan erkidego honetan egon diren beste esperientziak ere aintzat hartzen ditu hau da erkidego mailan egon diren dekretu eta legeak ekartzen ditugu baita ere lege hau egitea

emateko hain zuzen ere dekretu eta lege horiek ikusita konturatzen gara frankismoaren biktimen errekonozimendu

izan dela beti garai konkretuetan zirkunstantzia konkretuetan testuinguru konkretu batean gertatu behar ziren bortizkeri hauek edo giza eskubideen urraketa hauek errekonozituak izateko

aipamen berezi bat merezi du baita ere hamabi barra bi mila hamasei legea hirurogeita hemezortzi eta laurogeita hemeretzi bitarte horretan eskubideen urraketen

baina lege honek ere atzerago egiten zuelako eta hartzen zuen frankismoaren epe bat hirurogeitik hirurogeita hemezortzi bitartean baita ere biktimei errekonozimendu eta erreparazioa emateko gertatzen dena da eskaera horiek egiteko epea pasa den abuztuaren hamarean

biktima gutxi egin zuten eskaerak euren eskubideen bortxaketak aitortuak ikusteko agian ezezagutzagatik agian estatuaren errekurtsoaren zamak eragiten zuen mesfidantzagatik kontua da gaur bide hori itxita agertzen dela eta guk pentsatzen genuen ez bakarrik epe horretan hirurogeitik hirurogeita hemezortzi bitartean baizik eta atzera joanda

aukerak eman behar genizkiela biktimei euren eskubideak aitortuak izateko beraz aurkezten dugun lege honek bide berri bat

inolako baldintzarik inolako epe mugarik inolako nolabait testuingurua edo zirkunstantziak

planteatzen genuen leihatila iraunkor bat irekitzea azken biktima errekonozitua egon arte zabalik

bitxia iruditzen zait hori jarrera zuek ez duzuelako inoiz horrelako interesik ez zeuen hautets programan ez zuen gobernu akordioan ez ere ezta ere agertzen

egutegi legegilean orain sortu zaizue halako lege bat egiteko premia edo beharra baina gaur edonola ere

bi hilabetetan aurkeztu den bigarren lege proposamena eta agian zerbait egin behar duzuelako oso itsusia delako atzera botatzea horrelako proposamen bat eta kontraproposamen bat ez ekartzea eta horregatik eskatzen duzue txosten bat eta agian lege bat ez dakit

forman ekartzea eta ematen du azken finean horrekin egin nahi duzuena da zuek gidaritza hartzea baina ez da

eta ez duzue nahi hastea eztabaida testu anbizioso honen gainean baizik eta hustu egin nahi duzue eta proposamen bat ekarriko duzue

izango ez dena eta agian lege batera helduko gara bai baina eraiki nahi duzue beste oinarri batetik ez dena anbizioarena oso larria iruditzen zait berriro ere eusko jaurlaritzak sostengatzen duten bi

atzera botako duzuela frankismoaren biktimen merezi duten errekonozimendua eta erreparazioa emateko lege bat aztertzeko

proposamen soil bat bigarrena esaten dudan moduan hilabete gutxitan dezepzioa sentitzen dut ezin dut besterik esan hori da daukan

frankismoaren biktimek sentitu behar duten dezepzioa eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

aurkako txandan euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on guztioi memoria historikoaren esparruan aspaldidanik ari gara lanean euskadin

duela hogeita hamabost urte jarri ziren martxan lehen ekimen legegileak beraz hasiera hasieratik euskal erakundeak hartu zuten bere gain memoria historikoaren ardura

urtetik aurrera politika publiko hauek bultzada berri eta progresiboa izan zuten bereziki frankismoaren biktimen aitortzaren alorrean eta iragana argitzeari dagokionean euskadi erkidegoa aitzindaria bilakatu da estatu osoan hobiak

eta gorpuak hobitik ateratzeko plan bat abian jarrita plan hori gaur egun ere indarrean jarraitzen du eta erreferente bat da beste erkidegoentzat

euskadin hainbat ekimen eta egitasmo jarri dira martxan biktimei aitortza eta ordaina emateko helburu honetan ere aitzindariak izan gara hainbat ekimenetan

gertakarien ikerketa oroimen guneak ezartzea edo errekonozimendurako ekitaldiak antolatzen ekimenekin batera legebiltzar honetan urrats sendoak eman ditugu azken hamarkadetan

hainbat ekimen legegile bultzatu eta onartu izan dira egia justizia eta ordaina lortzeko helburuaz adibidez bi mila hamabian eusko jaurlaritzak

dekretu honi esker euskal herrian mila bederatziehun eta hirurogeitik

bitartean motibazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketen biktimak aitortzen dira eta berauei ordainak emateko prozedurak arautzen dira

dekretuari jarraituz bi mila hamaseiko uztailean legebiltzarrak hamabi barra bi mila hamasei legea onartu zuen lege honen bidez mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzi eta mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi bitartean izandako biktimei errekonozimendua eta

egia da tamalez espainiako gobernuak lege honen kontrako helegitea aurkeztu zuen auzitegi konstituzionalean eta horregatik hain zuzen zenbait artikulu geldiarazita daude momentu honetan auzitegiak ebatzia eman arte

eta bultzada emateko bi mila hamalauko azaroan legebiltzarrak

honen bidez memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen gogora institutua sortu zen zalantzarik gabe hau lege hau memoria historikorako euskal legetzat har dezakegu

koordinatu eta bultzatu egiten baitira gai honen inguruko euskal politika publikoak bere sorreratik

memoria historikoaren alorrean lan horretan adostasun zabalak lortuz egin da bai erakunde zein alderdi politikoen artean baita eragile sozialen artean ere memoria eskubidea da giza eskubideak urratzea ekarri duten

borondateari erantzuten diona eskubide hori bermatzeko hainbat ekimen eta egitasmo martxan ditugu aspalditik hain zuzen ere

que le he dado memoria eta bizikidetza garrantzi handiko gaiak dira gure gizartean orain arte aitzindariak izan gara

eta ondorengo diktadurak eragindako biktimei eskubideak defendatu eta bermatzeko bide horretan aurrera egiteko konpromiso sendoa eta zintzoa agertzen dugu

etorkizunean ere hori da gure borondatea eta konpromisoa nahi duten talde guztiekin zuekin ere prest dauden talde guztiekin zuekin ere elkarrizketa eta akordioa

horretarako beti prest egon gara badakizue prest gaude eta prest egongo gara eta horretarako

eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

romero andrea iruditzen zait oso kontraesankorra zure posizioa

konpromisoa dago alderdi sozialistaren partetik baina kontra bozkatuko dugu pena handiz hartzen dut izan ere ez dut ulertzen lege bat egon dadin proposamen zehatz proposamen

aurrean kontra bozkatzea hobeto ulertzen nuen lehenago zuek eduki zenuten aurreko

abstentzio jarrera baina pentsatzen dut orain pnvk mugiarazi zaituela kontrakotasun posizio horretara iturrate andreak esaten dit hainbat plan hainbat ekintza plana frankismoen sinbologia ezabatzeko ekitaldiak aitortzarako

aintzat hartzen baina gero jarraian esaten da horietatik hamasei agertzen dela testuan orduan zein da kontua ez ditugula edo jasotzen ditugula testuan guk jasotzen ditugu testuan nahi diegulako babes juridiko babes legala garrantzi arautzailea ematea gaur egun egiten diren plangintza egiten diren iniziatiba horiei orain direlako boluntarioak orain nahi duzuelako egiten duzuelako eta zuen planetara jo behar da horiek ezagutzera eta nik esaten dudana eta testu honetan agertzen duguna da hori egiteko legera jo beharko dute biktimek jakiteko

euren aitortza euren errekonozimendua gauzatu ahal izateko esaten duzu hainbat gauza egin direla legebiltzar

ekarri nahi dizut agian gure proposamen honen neurri zaharra dena eta da egiaren batzorde bat egitearena bi mila zortzian hemen legez besteko proposamen bat onetsi zen zuen bozkarekin bultzadaz esaten duena eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eta estatuko gobernuari eskatzen die bi

sor ditzatela fusilatu desagertu errepresaliatuen familia artekoen elkarteekin

gobernu bat etorri zen eta ostean zergatik ez da konpromiso hau bete zergatik ez da hau martxan ipintzen es propaganda hacer una propuesta

bere jardunarekin jarraitzeko eta azken finean memoriari bideak zabaltzeko eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

a trabajarla eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

porque ustedes zuek badakizue nola jokatu kasu hauetan

azken urteotan gero eta hobeto badakizu zelan egiten den lege proposamen bat aurrera atera nahi duzunean zuzenketa bat aurrera atera nahi duzuenean aurkeztu aurretik hitz egiten duzu

handik joko dugu badakizu egiten zergatik hemen ez duzu egin horrela zergatik prentsaren bitartez enteratu gara eta preso konkretu bati buruzko ekimen batean denbora lehenago

nondik nora jo eta zelan uztartu kasu honetan ez zein da helburua benetako lege bat egitea benetako erreparazioa ematea

eta bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpena

eskerrik asko barrio jauna gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos eta euskal talde popularreko parlamentarioek egindako legez besteko proposamena bi mila hirutik eusko jaurlaritzaren kudeaketa zuzeneko eskola jantokien zerbitzuen ematea esleitzeko prozesuari dagozkion erantzukizun politikoei buruzko

txanda euskal talde popularraren ordezkaria den bengoechea andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on guztioi zazpi enpresa hamabi urteetan zehar

akordio batera iritsi ziren eskola menuen merkatua banatzeko eta

horren ondorioz alde batetik kobratu zuten prezioak altuagoak izan ziren eta bestetik euren etekinak ere handitu egin ziren

diru publikoaren lepo eta familien kuoten

zer gertatu zen zergatik gertatu zen eta nork edo nortzuk baimendu

gertatutakoa hori dena ikertu behar dugu

ikertu ikertu alde batetik kausak batetik administrazioaren jarrera aipatu dudanez bigarrenik erantzukizun

eta ikertu baita ere ondorioak administrazioak hartutako kalte ekonomikoa baina familiek ordaindu zuten gehiegizko

zazpi enpresa baina milaka familia kaltetuta eta familia horiek jakin nahi dute jakin nahi dute zer gertatu da iruzur

eta zer egingo dugu iruzurra ez errepikatzeko horrexegatik eskatzen dizuegu alde bozkatzeko gure proposamenari ikerketa batzorde bat osatu ahal izateko
mila esker eskerrik asko becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

ongi etorri hasi baino lehen eragile guztioi hor zaudetela eta eskerrik asko ere bai zuen lanagatik

baina gaur gardentasuna mahai gainean ipintzea izango da helburua gardentasuna eta erantzukizuna ere bai horiek dira gaur egungo erronkak eta eh bildu horien alde egongo da beti

bi mila urtetik indarrean dago gaur egungo eredua ordura art eskola bakoitzak bere funtzionatzeko moduan zeukan guraso elkarteak arduratzen ziren jangelaz

langileek eta gurasoek eskatuta eusko jaurlaritzak bere gain hartu zuen jangeletako zerbitzua eta egun indarrean dagoen eredua sortu zuen lau urtean behin

lehiaketa publikoa egiten du catering enpresen artean araudiaren zurruntasuna arintzeko eta enpresen arteko lehia bermatzeko hezkuntza sailak aldaketak egin ditu lehiaketaren baldintzetan baina ez du lortu helburua ez da lortu

dituen kudeaketa eta ondorioz eskumena kentzen die seme alabek zer jango duten erabakitzeko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

sailburu jaun andreok egun on gaur beste behin ere eskola jantokien kudeaketa dugu hizpide kasu honetan eta

elkarrekin podemos eta talde popularra talde parlamentarioen eskutik

biak eskutik helduta estu samar gainera ondo lotuta arretaz

egin duten taldeek ez dute gaur hemen ikerketa batzorde bat eskatzen baizik eta euskal

bai batzuk alderdi popularra eta besteak elkarrekin podemos espainiako ustelkeriaren maila berean jarri nahi gaituzte

politikoz beteta dagoena euskal politika zikintzen saiatzen ari da ulertzen dut egunero ikusten zaituztet

murgilduta estalita lurperatuta hori

banatu behar duzue jende gehiagori eragiten diolako

politiko guztiak berdinak garela esanez baina

ez gara berdinak beste aldetik elkarrekin podemos garbitasunaren defendatzaile sutsuaren antzera agertu behar da

jaio zen batik bat korrupzioagatik hazi da eta hori da orain geratzen zaion bandera bakarra

latxaga jauna amaitu da eztabaida eta bozketara jarriko dugu lehenengo eh bildu taldearen gehitzeko zuzenketa eh bilduren gehitzeko zuzenketa lehenengo bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa

elkarrekin podemos eta euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

jatorrizko testua gai zerrendako laugarren puntua eh bildu eta elkarrekin podemos talde parlamentarioek egindako legez besteko proposamena etxe kaleratzeei eta nazio batuen erakundearen ebazpenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko martínez jauna zurea da hitza

egun on eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok

baina ez bakarrik kaleratzerik ez plataformaren eskakizuna jarraituz hitz egiten dugu eta aitortuko dizuet sentitzen dudan ardura

ahalko da gaur egungo lan soldata kontutan hartuta euskal herriko gazte batek

alokairua ordaintzeko erabili behar badu etxebideko itxarote zerrendan urteak daramatzaten milaka familiak eta gazteek etxebizitza duina eskuratzeko aukerak izatearen ondoriozko gizarte dramak badu prezioa prezio altua

ezin duten pertsonen eguneroko etxe kaleratzeak bi mila hamairuko ekainean botere judizialaren kontseilu nagusiak eusko jaurlaritzak eta eudelek izaera sozialeko neurriak hartzea ahalbidetzeko etxebizitza familiarretik

ez da tresna eraginkorra izan ez da tresna eraginkorra izan oraindik larritasun egoerak hautemateko

etxe kaleratzeak betearazi aurretik bizitegi alternatiba bat bermatzeko

nazio batuen irizpena oso argia da zentzu horretan baina ez diogu kasurik

egia esateko ere esan beharko dugu etxebizitza sailak eta eudelek bi mila hamazazpiko urtarrilean adostutako lankidetza bidea eraginkorragoa izan dela edo izaten ari dela baina aldi berean

esaten dugun bezala ez dela nahikoa soilik etxebizitza publikoetarako delako eta hori gauza positiboa bai alde batetik baina ez dela nahikoa esan behar dugu horrexegatik erdibidekoan hitzarmen

berrikustea hobetzea eta berritzea eraginkortasuna hobetzeko eta ustezko

eskerrik asko martínez jauna eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko lehendakari andrea beno gaurkoan

legez besteko proposamen honek elkarrekin podemos legebiltzar taldearekin batera aurkeztu dugun honek martínez jaunak

kaleratzeak stop plataformak egindako eskaera bati erantzuten dio lehenik eta behin ongietorriak zuek gure artera eta

eta gaurkoan konkretuki gaurkoan eztabaidagai dugun legez besteko hau moduko proposamenak luzatzeagatik

bide emateko prest izango gaituzuela

aurkeztu genuen legez besteko proposamen hau testuinguru jakin batean kokatzen da martínez jaunak ondo azaldu duen bezala ze egoera tamalgarriren aurrean aurkitzen garen ez dut nik berriz ere

kaleratzeak ekiditeko edo behintzat aurre egiteko berauei batzuek ondo funtzionatzen dutenak bai eta beste batzuk berriz batere eraginkorrak izaten ari ez direnak beno adostu dugun bezala ni gehiago zentratuko naiz nazio batuen erakundearen

egunak etorri etxe kaleratze bat ematen da edo behintzat saiakerak

errealitate bat da eta errealitate honi aurre egin nahian oso balio altua duen irizpen bat etorri zen bi mila hamazazpiko ekainaren

eskubide ekonomiko sozial eta kulturalaren batzordeak onarturiko irizpen bat jakin badakigu irizpen hauek ez direla legeak ez direla derrigorrez bete beharrekoak baina nazio elkartearen

betetzekoak direla suposatzen da edo behintzat aintzat hartu beharrekoak eta ildo horretatik jo beharko liratekela edo genukeela estatu espainolaren

haien bi seme adingabeen kasuaren inguruan emandako irizpena kalteberatasun edo ahultasun egoeran dauden familiak

etxebizitza egoki baterako nazioarteko eskubidearen urraketa larria dela adierazi zuen irizpenean batez ere tartean adin txikikoak daudenean

bertan argi eta garbi ezartzen du estatu kideak etorkizunean antzeko urratzeak prebenitzeko betebeharra daukala

erakundeko giza eskubideen nazioarteko itunean jasotako betebeharrekin bat etorriko dela bermatu behar duela bereziki hurrengo

maizterren etxe kaleratzeen inguruko prozesu judizialetan demandatuek aurka egin edo errekurtso bat aurkeztu ahal izango dutela bermatzeko

administrazio neurriak hartuz horrela epaileak etxe kaleratzearen ondorioak eta neurri horren eta giza eskubideen

hartu ditzan bestetik erabaki judizialen eta gizarte zerbitzuen ekintzen arteko

koordinazio ezari lotutako arazoak gainditzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea arazo horien ondorioz bizitoki egokirik gabe gera baitaiteke

pertsona edo familia bat bizitoki alternatibo bat lortzeko baliabiderik ez duten pertsonen etxe kaleratzeak

egin ondoren soilik gauzatuko direla ziurtatzeko beharrezko neurriak hartzea kaleratutako pertsonek bereziki familiek adinekoek haurrek edota kalte beretasun egoera berberean dauden

bizitokia alternatibo bat izateko ezinbestekoak diren urratsak eman ondoren eskuragarri dauden baliabide guztiak baliatuta

errekurtso guztiak baliatuta kasu honetan ere diru sarrera baxuak dituzten pertsonei etxebizitza egoki bat izateko eskubidea bermatzeko plangintza ulergarri eta integral bat formulatu eta gauzatzea

epe eta ebaluazio irizpide nahiko jaso beharko dituelarik

sei hilabeteko epea ematen dio espainiar estatuari idatziz erantzun bat eman dezan irizpen honen harira hartuko dituen neurriak azalduz nazioarteko jarraipen batzorde bat eratua dago

betearazpenari jarraipena egiteko eginkizunaz tartean kaleratzeen aurkako

eta jakin izan dugunaren arabera oraindik ez da erantzun hau igorri nazio batuen erakundera eta jada sei hilabete pasa dira ordutik

zabalki banatu dezala formatu irisgarrian herritarren sektore guztiengana hel dadin

ez dute bete egun hauetan hainbeste entzuten ari garen euskal herriko autonomia estatutuan

dituen eskumenak kontutan hartuta eta gure autonomia erkidegoak hirigintzaren etxebizitzaren eta lurraldearen antolamenduaren arloan arau ahalmenaren cien por ciento duela kontuan hartuta nazio batuen erakundearen irizpen honek

eragiten diola iruditzen zaigu eta beraz hor jasoak eta eginiko gomendioak aintzat hartu beharrekoak dira

honakoa zioelarik sententzia horrek etxe uzte agindu batek eragin dien adin txikikoen egoera pertsonala soziala eta familiarra ponderatzen ez dituen eta proportzionaltasun epairik ez duen

ez da adin txikikoen eskubide eta interesak beharko luketen babes juridikoarekin bateragarria sententzia hau nazio batuen erakundearen irizpenaren ildo beretik doa zentzudunena litzateke moduan noski baina oraingoz dakigunez sententzia bakarra da

epai hau eman duena auzitegi gorena izan da beraz bide onetik doala dirudi eta espero dezagun aurrerantzean honelako sententzia gehiago

eta lehen martínez jaunak aipatu dituen arrazoi guztiak kontuan izanik hasiera batetik oso egokiak iruditu zitzaigun

plataformak proposatu ziguna eta eztabaidagai dugun legez bestekoa aurkeztu genuen pozten gaitu eta eskertzen dugu

zabal batera iritsi izanak oso erraza izaten ari da egia esan etxebizitza kontutan adostasunetara iristea eta

eskertzekoa da erdibideko proposamen bat egin zitzaigun guk nola ez kaleratzeak stop plataformarekin kontrastatu genuen erdibideko hau eta

komentatu zigutenaren arabera eta bai elkarrekin podemos legebiltzar taldeak

iritzi genuen egokia zela erdibideko hori gehitu dizkiogu kontu pare bat

aurrera doa erdibideko proposamen hori

horrelako aukerak baditugun baina mesedez eskatu nahi dudana da ez dadila oraingoan ere gertatu behin baino gehiagotan zoritxarrez gertatzen ari dena ezta legebiltzar honek hartzen dituen akordioak ez direla aintzat hartzen eta okerrena

beraz oraingo honetan eztabaidatzen ari garen hau kontu larria denez

esan duen bezala eta espero dugu beteko direla hemen hartutako

proposamen guztiak eskerrik asko eskerrik asko otamendi anderea

mahaiburu anderea sailburu legebiltzarkideok egun on

oso gai honetan normaltasun osoz eta ia gehienetan akordioetara iristea eta

ona daukagulako ondo lantzen dugulako zintzotasunez egiten dugulako

talde guztiak norabide berberean gaudelako

akordioa lortzen delako baizik eta politika hauek sendotzen direlako eta azken finean guk hemen euskadin eskubide sozial bat

nire aldetik ere eskerrik asko talde guztiei denon artean

honetara ailegatu garelako hori ere gure berezitasuna da gai honetan denon berezitasun bat gure

eskubide sozialak sendotzea gure autogobernuaren barne ditugun erremintak ere erabiltzea eta gure gaitasuna gure ausardia zeren gai honetan ausartak izan gara

andrea sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi azken urteetan bizi dugun edo bizi izan dugun krisi ekonomikoaren ondorio guztien artean esango nuke larrienetako bat dudarik gabe etxebizitza galtzearena izan dela zoritxarrez hainbat eta hainbat familiak garai batean etxebizitza hori erosteko eskatutako hipoteka edo hilean ordaindu beharreko errenta ordaindu ezinik etxebizitza hori ba galtzeraino ere iritsi dira eta

euskal erakundeak kezkatuta eta arduratuta eta ikusita benetan egoera larri honen aurrean geundela uste dut beste gai

saiatu direla eta autokonplazentzian erori gabe

daukagun gizarte babes sistemari esker gure

arazo honen aurrean aurkitu diren familiek beste hainbat tokitan baino arinago edo errazago bizi izan dutela hain arazo larria

zoriondu beharrean gaude berriro ere etxebizitza gai batean akordio batera iritsi garelako uste dut nahiko erraza izan dela akordioa eta uste dut neurri batean erraza dela baita ere zerotik ez garelako abiatzen aurretik ere

eginak daudela adostu dugun erdibideko horretan bi mila hamairuan

jaurlaritza eta botere judizialaren kontseilu nagusiaren artean sinatutako hitzarmena berrikustea eta hobetzea eskatzen da egia da

erdibidekoan antzemate goiztiarra izan zela horren helburua ikusten zelako hainbat eta hainbat kasutan erakundeen ezagutzara iristen zirenean kasu larrienak beharbada beranduegi zela orduan ba hor parte hartzen duten

izango balitz beharbada gero konponbidea edo laguntza ere erraztu edo kasu askotan

kasuak ez ezagutzeagatik lagundu ezinik ere geratu direlako eta egia da orain arte eta datu okerrean ez baldin banabil kasu bakarrari eman zaiola

jaurlaritzatik etxebizitza sailburuordetzatik hain zuzen ere eta ez dakit hau protokoloa bera edo hitzarmena berak ez duelako behar bezala funtzionatu izan den baina

aldatu egin dela eta ondo dagoela orain lau urte edo

berrikusi eta ahal den neurrian behintzat baita ere hobetzea baita ere adostu dugu indartu daitezela eusko jaurlaritzaren aldetik egoera larrienean dauden familia eta pertsonei ematen zaien

egiten da eta bi mila hamabian arriola jauna sailburu zenean arautzeko egindako aginduak berak ere salbuesten ditu esleipen orokorretik egoera larrian eta adin txikikoak eta dituzten familia askoren

badira urteak etxebizitza sailburuordetzatik eta tokatu zaidan aurreko arduretan ditudan hainbat eta hainbat kasutan ekiten dela horrek ez du esan nahi gauza guztiak bezala ez denik hobetu behar eta uste dut kasu honetan ere antzemate goiztiar hori

gizarte zerbitzuekin izan beharreko lankidetza ezinbestekoa dela baita ere egoera hauetan dauden familiei behar bezalako erantzuna eta arreta

eskumen osoak izanik baita ere etxebizitza gaietan gizarte arazo honen aurrean euskal erakundeetatik

nazio batuen erakundeak emandako irizpide honen aurrean esaten du estatuek egin behar dituztela hainbat eta hainbat aldaketa legeetan beharrezkoa bada ere hainbat eskubide bermatzeko eta nik uste dut hor eta horrela eskatzen dugu baita ere erdibidekoan espainiako gobernuari luzatu behar zaiola eskaera hori ze egia da hiri errentamenduen legean

eta kasu horien aurrean maizterrak behintzat inolako defentsa gabe geratzen direla hilabeteko errenta ordaindu gabe utzita etxejabeak eskubidea daukalako demanda bat sartzeko eta etxegabetze batera eramateko pertsona hori eta

eta hor beharbada kasu hauek prozedura ohiko batetik bideratu beharko litzatekeela

maizterra berak ere defentsako eskubide hori izan dezan eta ez kaleratua izan dadin inolako erantzun aukera gabe horregatik uste dut ekimen hauek hemen ezik espainiako gorteetan ere aurkeztu beharko genituzkeela han hemen

eta uste dut benetan han egin beharko litzakeela konponbide estruktural horiek hantxe bilatu beharko direlako ez eta

kolektiborekin uste dut betiere lankidetza hori leiala eta

egia da gaur egun alokabidek kudeatzen dituen etxebizitza publikoetan alokairuko etxebizitza publikoetan horrelako egoerak gertatzen direnean

gizarte talde guzti hauekin eta uste dut hor ere antzemate goiztiarraren inguruan lagungarri dela eta hori da niretzako kasu guzti hauetan gero konponbide onena eta efektiboena emateko gakoa

andueza jaunaren aldetik etxebizitza legearen garapen osoak markatu beharko dituela hemen egiten diren etxebizitza politikak uste dut gaur hemen jorratzen ari garen gaia zeharkako gaia dela gizarte politikekin zuzen zuzenean

daukana baina dudarik gabe etxebizitza legearen garapena beti aipatu izan dugu legealdi honetako erronka nagusienetako bat izango dela jaurlaritzako eta bereziki arriola jaunaren sailarentzako eta hemen aurreko aldi batzuetan ere adostasunera iritsi gara baita ere legearen garapenean orain beharrezkoa da benetan garapen hori gertatzea

gai horren inguruan aurkezten badira ez dugula inolako arazorik izango bat egiteko eta azkeneko

legez besteko proposamen honen arrazoi moduan ekarri den nazio batuen erakundearen

zabalkuntza ematea jaurlaritzaren aldetik ba beno esan behar dugu guk ez daukagula inolako arazorik benetan uste dugulako

benetan zorpetuta dagoen herritarrak aurrea ezin dionean egin eta gainera legearen aurrean beti

azaltzen delako eta beharrezkoak diren aldaketak

galtzeko puntuan edo galtzera iristen den familia edo pertsonari beste aukera bat eman behar zaiola erakunde publikoetatik eskerrik asko

eskerrik asko berasaluze anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularra llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea erantzunen txanda martínez jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria zurea da hitza

akordioaz pozten gara orain akordioa beteko dela zaintzea gure papera gobernuaren papera ere plataformen papera eta

eskerrik asko martínez jauna eh bildu taldearen

soilik esateko bai egia da aipatu duen bezala martínez jaunak bigarren burbuila bat datorkigu gainera oraingo honetan burbuila hori alokairuen prezioen igoerak

neurri bakarrak alokairuko

aurrekontuak behar dira aurrekontu sendoak behar dira eta hori gobernu honen esku dago

non egon behar diren markatzea eta soilik aipamen txiki bat hirurek komentatu duzue bai berasaluze andereak esan du neurri paliatiboak

aldaketak behar dituela llanos andreak ere esan du se comparten las competencias

ez ditugu eskumen guztiak eta eskumen guztiak izango bagenitu guk geuk hemendik hartu beharko genituzke beharrezko neurri guztiak gaitz honi

neurri o eskumen guzti horiek ez ditugun bitartean beti beti beti eten gabe eten gabe eten gabe jasango ditugu espainiar estatuaren mugak

hau da beste beste adibide garbi bat gure autonomiaz zoragarri honek dituen mugen gabezian

eskerrik asko otamendi andrea euskal sozialistak andueza jauna

zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea labur laburrean

honetara ailegatzea ezta oso garrantzitsua delako eta hori poztasunez

eta andueza jaunak tonua altxatu dionez eztabaida honi ni pixka bat animoak sosegatzera etorri naiz berriro zoriondu nahi

akordiorako gauza asko daude egoteko noski daudela eta bakoitzak bueno dagokigun esparruan eta arduran egiten jarraitu beharko dugu llanos andreak

egindakoaren berri eman digu eta goraipatu egin du nik uste dut bai neurri asko beharbada hartu direla legeak eta abar baina uste dut ez dela nahikoa eta gainera uste dut ez dela nahikoa eta

apuntatu du orain beharbada bigarren burbuila bat datorrela eta alokairuaren munduan

nire ustez espainiako gobernuak hartutako neurriak asko asko murriztu dira hipoteka kasuetara eta uste dut alokairuaren mundua dela beharbada ahalbide gutxien daukan jendea gehiago erabiltzen duena etxebizitza bat izateko eta hor benetan

arazoa dagoela mugak jarri behar direla bakoitzak bere etxebizitzagatik ordaindu behar duen kopuruan ados eta hori pasaden legealdian etxebizitza departamentutik egin zen eta alokairu publikoan inork ez du ordaintzen bere diru sarreren baino ehuneko hogeita hamara baino gehiago martínez jauna beharbada informazio hori

ahal dugun neurrian kontrolatzen dugu baita ere alokairu publikoaren

gure eskumenen baitan egin dezakeguna baino ez dugu ahaztu behar beste hainbat kontutan eta nik horregatik hitz egin dut zaintza paliatiboen inguruan

gure erakundeetatik konponbide batzuk edo behintzat

emateko ahalmena badaukagula baina beste hainbat kasutan eta uste dut oso larria dela lehen aipatu dudan bezala etxe gabetze bizkor edo express hori hor behintzat izaten duten defentsarako aukera falta eta lege horiek

gustatuko litzaidake niri ere eskumen osoak izatea eta

baina bitartean espainian jarraitu beharko ditugu gauza horiek eskatzen

euskal talde popularra llanos andrea zurea da hitza bertatik con

puntuka bozkatzeko arazorik ikusten duzue ez arazorik ez

elkarrekin podemos eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren

bosgarren seigarren eta zazpigarren puntua

bat bi bost sei eta zazpi alde batetik bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartu dira erdibideko zuzenketaren esandako puntuak eta orain hiru eta lau bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratzen dira

gai zerrendako bosgarren puntua mozioa javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

proposatzailearen txanda ruiz de arbulo jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

nik eztabaida hau beharren eta baliabideen ikuspegi batetik tratatu nahi dut ekonomiaren printzipio

baliabide finituak baliabide urriak eta horretan mugituko naiz nire azalpenean izan ere pentsatzen dut aztertu beharko genukeela

araban eta gaur egun horretarako horri aurre egiteko baliabideak badauden edo zein baliabideak beharko zituen badakigu

egin duela azkeneko urtean bat koma zazpian eta giza baliabidez gain beste zirkunstantziek edo beste kausek

gora egitearekin eta orduan hau patxadaz aztertu beharko genuke beraz nik ez dut orokortasun batean hitz egingo baizik eta nik arazo zehatz baten inguruan kokatuko

ingurumen delitu eta hutsegiteen jazartzeko gaur egun dauden gabeziak eta eskumen hori betetzeko miñoiek

gobernantza batzordean eztabaidatzen ari gara ingurumenarekin zerikusia duten delitu eta hutsegiteen jazarpen eskasa

eta errepresio ezegokia bastante ados gaude bertan gaudenok halako ondorio batzuetara

horrela azaldu digute gainera agerraldietan egon diren talde elkarte erakunde aditu eta teknikoak eta

detektatzea behartzen gaitu baliabideez hitz egitera

eta zein baliabide pertsonalak ere badaude ingurumen delitu eta hutsegite hauen kontra egoki aritzeko eta araban badakigu badaudela baliabide batzuk beste lurraldeetan gainera ez daudenak miñoiak hain zuzen ere

gehiago beharko direlako ingurumen delitu hauen kontra egiteko baina

urri horiek beteta gaur egun beteta ez

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi abenduaren bateko kontroleko osoko bilkuran ruiz de arbulo jaunak segurtasun sailburuari interpelazioa egin zion

hitzak entzunda uste izan genuen nahikoa izan zela interpelazioaren kezka asetzeko baina badirudi ezetz izan ere eduki bereko mozioa aurkeztu zuen

sailburuaren erantzuna erabatekoa izan zen

eskerrik asko larrauri andrea erantzunen txandara pasatuz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria garcía andreak ez du hitzik hartu behar
bildu eh bildutik arzuaga jauna zurea da hitza sí

euzko abertzaleak larrauri andreak hitza dauka

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa

berdinketa dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete

hurrengo plenorako utziko dugu jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dizuet adierazpen instituzionala kolonbiako bake prozesua babesteari buruz

eusko legebiltzarreko giza eskubide eta berdintasun batzordearen ordezkaritza bat eusko jaurlaritzako arduradunekin eta gizarte erakundeen ordezkariekin batera eusko jaurlaritzaren giza eskubideen defendatzailea babestearen programaren barruan

parte hartu zuen programari bidaia hartan egiaztatu ahal izan genituen bake prozesuak

eta quitoko mahaiaren ahaleginei babesa ematen jarraitu beharra

harreman izan zituen hainbat erakunde politiko instituzional eta sozialekin kolonbian giza eskubideak eta eskubide horien defendatzaileak izan beharreko berme eta babesa ebaluatzeko

hainbat elkarteek helarazi diguten kezkaren aurrean eusko legebiltzarrak

berriro adierazten dio babesa kolonbiako gobernuak eta farck bi mila hamaseiko azaroan sinatutako bake akordioari

lortutako akordioak bete eta bake iraunkor eta jarraitua eraikitzeko

lanean ari diren hainbat erakunde eta organismoarekin egiaren batzordearekin eta nazio batuekin bereziki hitzarmen berariazkoak egiteko aukera barne

jarduera eta tresna guztiekin eta bereziki garapenerako lankidetzaren tresnak eta giza eskubideen alde baterako babeserako euskal programa indartuz

gogoan izanik legebiltzar honek kolonbiarekin eta herrialde hartan bakea eraikitzearekin izandako lotura historikoak eta prozesu honi jarraipena

taldeartekoa sortzea onartzen du gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari